osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet laugarren puntua beste baterako utzi dela eta hogeita hamalau jaun andreek botoa eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskadiko politika energetiko berriari eta klima aldaketaren aurkako borrokari eta naturaguneen

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda
gorrotxategi andrea zurea da hitza ekimena aurkezteko eta defendatzeko eskerrik asko mahaiburu andrea egun on

osoko bilkuran izan genuen aukera gobernuak euskadin bultzatu nahi duen eredu energetikoari buruz hitz egiteko eredu bat zeinari buruz

zabaldu eta hori jakitea

daukan gobernuak eta ez bakarrik enpresa pribatuekin kontaktua izatea hori jakitea oso garrantzitsua da

gobernua enpresa pribatuak kontratatzen ari dela legeak idazteko

kezka agertzea ba zentzu handia hartzen du zalantzak ekartzen dituelako eta zalantza da ea legeen helburua herritarrentzat edo ingurumenarentzat onuragarri izango eta justiziazkoak izango diren ala enpresa pribatu batzuei onura ekonomiko handiak lortzea

badirudi orduan esan daiteke premia dagoela presa handia dagoela

eragiten digu armentiako gas putzuaren aurrean

nolabait klima aldaketaren legea onartu aurretik egin ahal izateko klima aldaketaren legea zeina

gaur bertan onartu egingo da bigarren ganbaran senatuan lege bat

hemen errekonozitu egin behar zaio eta eskerrak eman behar dizkiogu batez ere juantxo lopez de uralde arabar diputatua berak

lege honek iberdrolaren zentral eolikoak kolokan jartzen dituen ala ez

lege honek baldintzak ezartzen ditu horrelako proiektuak egiteko orduan

ciudadanas beraz hiru arazo daukate proiektu hauek alde batetik ez dago zonifikazio lan hori

eta ez dago parte hartze prozesurik

prozesurik bultzatu ez herritarrekin baina ezta ere alderdi politikoekin

bezala eguzki energiaren eredua izango litzateke momentuz ekian eta ekieneako ehun eta hogeita lau

eusko jaurlaritzan eta batez ere kasu honetan krean mondragon taldearekin

proiektu hauek klima aldaketaren legeak eta zonifikazioak nola afektatzen dien

eta biak eusko jaurlaritzak mondragon taldearekin

eginez proiektu hauetan gainera funts publikoak jarri dira baina ez energiak deszentralizatzeko baizik eta monopolioak sortzeko

cero denbora agortu zait eta hurrengoan jarraituko dut eskerrik asko

gorrotxategi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den otero jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

kaixo egun on guztioi lehen ez zaitut ikusi tapia andrea pozten naiz hemen ikustea aurreko

andreak arretarekin jarraitu nuen eta noski atzo ere arreta handiz jarraitu nuen zuen

aurkezpena nik esan nizun aurrekoan telebistan ikusi nahi zintudala

atzo telebistako aurkezpen oso bat egin zenuten nik uste dut

gobernuarekin interlokuzioa ez da tokatzen gaur iruditzen zait erabaki behar dugula

behar duen garrantzia benetan eman behar diegun egin behar dugun errealismotik abiatu

edo gure burua engainatzen jarraitu nahi dugun ezta nik uste dut atzoko

zerikusi handia duela non aurkezten den klimari lotutako estrategia ustezko estrategia oso bat baina non ez den egiten beste konturik gaur egun ditugun politika guztien konpilazio bat eta

goazen aurrera ezta gogoratzen dut bi mila hemeretzi urtean klima

hemen aurkeztu zenituzten aurrekontu batzuk esaten zutenak klima aurrekontuak zirela ezta feminismoa ere hortxe zegoen eta presupuesto klimatikoak eta presupuesto feministak ariketa bat non beti egiten diren politikak hartu enpaketatu klimaren aurkakoa bezala edo feminismoaren aldekoa bezala eta

handia daukazuela aitortu behar dut eta orain berdina gertatzen da orain errekuperazioa

batasunean beraz beti egiten ditugun politikak egiten jarraitzen dugu eta enpaketatzen ditugu lazoa jartzen dugu eta ya está

arazo bat daukagu eta da gure errealitatea onartu ordez gure errealitate larria onartu ordez ematen dugula edo saiatzen garela irudikatzen gauzak dagoeneko ondo egiten ari garela gure ibilbidea gure performatibitatea klimaren aurka eta trantsizio energetikoan

izan dela eta ez du funtzionatzen atzo urkullu lehendakariak itxi zuen

ez da egia ez da egia gaur egun ditugun instrumentuak energiarekin eta klimarekin

eta klimarekin la estrategia klima cincuenta bale hor dauden helburuak

ari gara eta egingo dut hor dauden helburuak ez daude inolaz ere lerrokatuak

helburuekin gure burua engainatu beharrean egoten gara egunero eta plan bakoitzean gure datuak oso txarrak direla ez onartzeko

baina horrek arazo bat dauka eta da erreferentzia mila bederatziehun eta laurogeita hamar dela eta hori inportantea da eta zein da arazoa zein da arazoa hogeita hamar urtetan ce o bi isuriak ehuneko bederatzi eskas

urtean berriztagarrien hedapena ehuneko berrogeia izango dela hau da iturri ez berriztagarriak ehuneko hirurogei

urtean eta esaten ari gara asumitzen dugula europako klima estrategia non karbono isuriak zerora ditugun hau da esaten ari garena ditugun plangintzak eta egindako ibilbideak ez du zerikusirik gaur egun

vale gobernu hau eta aurreko gobernuak ez dira izan ez dute eduki berriztagarrien aldeko apustua bere frontispizioan ez dute eduki

azken berrogei urteetan gasa izan da politika energetiko publikoaren ia bakarra esango nuke ia bakarra ez da bakarra izan ez daukagu deskarbonizazio epe luzerako estrategia bat ez daukagu

orduan lege hori trantsizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren legea onartzen denean

esaten hasi gintezke gure helburuak europaren berdinak baldin badira gure estrategiak europarekin lotuta daudela bitartean

eskubiderik horrelakorik esateko ez daukagu eskubiderik la unión europea

eta oraintxe bertan ez dauzkagu ez bultzada nahikorik

ez instrumentu juridikorik nik

espainiako aldaketa klimatikoaren legean konfiantza handia daukazu ez dakit guk ere babestu genuen eta hemen gehienok babestu genuen nik

ez daukat esperantza gehiegirik handik etorriko denik soluzioa nik uste dut

eratu behar baldin baditugu hemen barne mailako

erremintak baditugula eta hemen batez ere konpromiso politiko bat eta kontsentsu politiko bat behar ditugula eta

orain energia berriztagarrien hedapenaren borroka edo arazorik nagusiena

dago eta gaizki hasi zarete esan nizuen gaizki hasi zarete lehendabizi duela hamabi urte legebiltzar honek agindu zuen

orain hasi gara eta gaude lau faseetatik lehenengo fasean berandu bi urte hogeita zazpi hilabete konkretuki dira jasangarritasun energetikoaren legea onartu genuenetik berandu gabiltza

asko egin daiteke energia berriztagarrien hedapenean baina zuek nora joan zarete lehendabiziko aukera bezala ingurumenaren aldetik oso oso sentsibleak diren zonaldeetara

eremuetara joan zarete eta hor eta hori egitearekin batera aurretik zeuden kontsentsuak bi mila bederatziko aho bateko kontsentsu hori eta araban zegoen mugarri planean

eta hori ez da modua gauzak aurrera eramateko ez dut denbora askoz gehiagorik orain ez dut abusatu nahi gero jarraituko dugu hitz egiten baina energia herri itun bat egiteko beharra dago eta energia herri itun hori egiteko gu prest gaude energia berriztagarriak asko behar ditugu azkar behar ditugu argi izan behar duzue gaur egun gaur egun lurralde kohesioaren aldetik eta lurralde orekaren aldetik guztiz desorekatua dauden proiektu
eta gainera dauden lekuetan egonda asko zailtzen dela hemen edozein herri akordio edo herri itun egitea eskerrik asko otero jauna

gracias eskerrik asko larrea andrea

mahaiburu andrea lehendakari jaun andreok egun on guztioi

pues le haré yo un pequeño resumen eusko lege barkatu eusko jaurlaritzak defendatzen duen energia ereduak

europar batasunak bultzatzen dituen energia politikekin bat datozenak por cierto

bat datozenak energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak dira gaur egun

euskadik ibilbide orri bat ezarri du gure jardueren ingurumen inpaktua arintzeko herritarren kontsumoaren faktura murrizteko eta gure enpresen lehiakortasuna indartzeko

herritarrei helarazi zaizkie energia euskal agentziaren aldetik hau da energiaren euskal erakundearen aldetik sortu zenetik

modu enfatikoagoan proiektu handiak eta proiektu txikiak garatzeko beharra azpimarratuz ze hemen gauza bera megaproiektuak megaproiektuak ez duzue besterik egiten

que es de mala educación baina hori gezurra da edo beste era batera esanda rajoyk esango lukeen bezala hori ez da egia hemen badaude

hemen badaude proiektuak autokontsumorako hemen badaude toki administrazioekin

hemen badaude tokiko kooperatibekin proiektuak eta badaude egia ere egia da ere badaude

carajo negozio horretan diharduten enpresekin norekin egingo dira ba badaude enpresa batzuk neurri bat dauzkatenak eta badaude beste enpresa batzuk beste neurri ba dauzkatenak

zuen obsesioen neurrira edozein kasutan gure estrategian ezarritako helburuek eta indarrean dagoen lege esparruaren eskakizunek

gure ustez beharrezkoa izango da energia etorkizunari buruz erabakitzeko ahalmena duten eragileen laguntza

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna erantzunen txandara pasatuz gorrotxategi andrea zurea da hitza

edo eztabaida nola joan den ikusita merezi duela pixka bat gelditzea lehen esatea pentsatuta neukan hauxe

aurkezten dugu energia deszentralizatua herritarren eta enpresen eskuetan ez enpresa gutxi batzuen esku eta horretarako funts publikoak udalei herritarrei eta enpresa txiki eta ertainei begiratu

autokontsumo eta energia efizientzia proiektuak egiteko

ingurumena eta paisaia naturalak arriskuan jarri gabe inguru babestuetan zentral eolikoak edo megaplantak egin beharrean zergatik ez gara hasten hirietatik kontsumo lekuetatik hurbil dauden horietatik

eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

gehien erre den urtea gure herrian zein izan den ez da izan ez mila bederatziehun eta hirurogeita hamar ez mila bederatziehun eta laurogei izan da bi mila hemeretzi bi mila hemeretzi bale beraz ez dut esaten ez direla gauzak egin esaten dudana da aurrean dugun erronka itzela dela eta honek beste

baina ptsa aurrera

otero jauna sozialistak alonso jauna sozialistak zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

nire eskubira eserita zaudetenak gure udal batzuek ere alegazioak aurkeztu

yo no sé lehendakari nola egiten duzuen

eztabaida eta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanosen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hogeita hamairu boto alde cuarenta y uno contra beraz ez da

bozkatuko dugu gorrotxategi azurmendi andrearen mozioaren jatorrizko testua puntuka bale esango didazu mesedez

bozkatuko dugu bat bi bost sei lehenengo bozkatu ditzakegu

ez dira onartu jarraian hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

ez dira onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bat contra sei abstentzio

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita zazpi contra sei abstentzio

jarraitu aurretik esan zazpigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako bigarren puntua mozioa

suspertze planeko funtsak helduko direla ziurtatzeko bruselara bidali den erreforma planari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

agerikoa da guretzat kontu hau estrategikoa dela gure ehun sozioekonomikoaren eraldaketa eta etorkizuna neurri batean esan dugu

arduratsuei lotuak daude etorri beharko luketen egokitzea eta ahal den neurrian aurrea hartzea litzateke funts hauek izan beharko luketen helburu nagusia horregatik

eta udal mailaraino kudeaketaren inguruko proposamen etengabeak egin ditugu baita gure ustez bultzatu beharreko ildo eta proposamen zehatzen inguruko proposamenak eta bereziki hemen horietako batzuk oso zehatzak eta urrutira joan gabe

areto honetan auto elektrikoen bateriak ekoizteko gigafaktoria baten beharraren inguruko eztabaida etorriko da hala ere prozesu honek instituzio guztietan du oihartzuna eta eragina eta ez gaude ados gaur egiten den planteamenduarekin ze mozio hau

egin zen madrilera begira eta lakuara begira baina gero eskariak eskariak egiterakoan bakarrik madrilgo gobernuari

horregatik daude ados zurekin horregatik ez daukate inongo arazorik zurekin akordioak egiteko azaldu beharko duena da psek zer egiten duen sandwich honetan baina bueno bere arrazoiak

gure ustez gure ustez hau ez da proposatu dena egiteko markoa gure ustez pp ciudadanosek agenda madriletik eta madrilera

izan dela ulertzeko zailagoa da ordea orain bakarrik madrilera begira jartzea

are gehiago kontutan izanda hemen gauden guztiok madrilen kongresuan

madrilgo gobernuari esan beharrekoak orokorrean madrilen esan beharko dizkiegu gauza puntualen bat iradoki dezakegu baina kritikak gobernuari hemengo gobernuari eta madrilgoari egin eta gero bakarrik hara begira gaude

eta noski aztertu dugu plana eta

jaurlaritza eta madrilgo gobernuaren arteko elkarrizketak oso gutxi daukagu esateko hemen inork ez duelako horren berri eman azpiazuk zioen interpelazioaren erantzunean hiru hilez behin egiteko

aurrekontu legean esan esango du legeak egin ordea ez da egin

eta espainiako next planaren inguruan kontu batzuk laburrean ba iruditzen zaigu estatuaren urgentzien arabera eginda dagoela

eta hor bat nator azpiazurekin esaten duenean aurkeztutako konfigurazioarekin proiektu estrategikoak abian jartzeko zailtasunak egongo direla

eta arriskua edonola erabiltzeko eta kontestu horretan

ez dute leku argirik izango perteak edo proiektu estrategikoak hor arrisku hori hor dago funtsak banatzeko moduan ere arazoak daude

non ministerioen deialdiek baldintzatuko duten funtsen banaketaren zatirik handiena baita eskumenak ditugun alorretan ere eta hemen ere azpiazuk esandakoarekin bat nator hau esan zuen en las conferencias sectoriales de los ministerios

eta hor elkarlanerako asmo asko ez da erakutsi edo

diruaren sailkapenean españa next proiektuan argi ilunak daude

ni ez naiz hemen hasiko ildoen banaketan sakontzen hasiko baina apunte bat bai azpiazuk esan du next mekanismoa

adicionalidad ez dagoela pentsatua aurrekontuetako zuloak tapatzeko eta egia da baina badago zulo handi eta zehatz bati buruz eta badago zulo zehatz bat eta handi bat eta honi buruz ez diot inori txintik ere entzun

trenaren sarea eta diru asko doa horra sei mila milioitik

eta pricek abisatu zuen jaurlaritzak lehen plangintzan aht sartu zuen

fiskalitateari lotutako kontuak lan merkatuari lotutakoak pentsioen ingurukoak momentuz formulazioa irekia gelditu da definizio hori gabe gelditu da

eta ikusiko dugu nola dekantatzen denaren arabera erreformen norabidearen araberako erabakiak guk erabakiak hartzen joango gara betiere esan dugun moduan murrizketak ekar ditzaketen erreformak babestu gabe

hor guztiok izango dugu zerbait esateko gobernantza ereduetan

handirik topatu are gehiago madrilen gutxienez sindikatuek mahaietan eserita egon dira madrilen gutxienez

negoziazio politiko bat izateko aukera zabaldu zen hori ez da gertatu hemen

eta horrek azkenean egiten duena da

egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi

hemen gauden talde guztiok nahi dugula tren honek ihes ez egitea

elkarrekin lan egin dezagun hobetzeko proposamen ikuspegi batetik gizartearen gure ekonomiaren gure industriaren

aukera paregabea dugu euskadi berdeago digitalago eta solidario bat eraikitzeko herrialde gisa eraldatzeko aukera europan ez da aurrekaririk izan eta oso ondo kokatuta egon behar dugu

guztiok gure eskuak esperientzia eta gogoetak mahai gainean jartzen baditugu modu positiboan eta eraikitzailean lagunduko dugu eta beste barik

gure posizioa azaldu nahi izan dut mezu baikor batekin eta bigarren txandan jarraitu nahi dut talde ezberdinen batez ere podemoseko oraindik ez duelako bere posizioa plazaratu guzti horren ondoren nire komentarioak egin bigarren txandan bereziki otero jaunari ere erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea de hitza

bueno kaixo egun on señor

no podemos compartir dicha iniciativa concretamente eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandara pasatuz gordillo jauna zurea da hitza

gordillo jauna eh bildutik

panorama daukaguna o sea alderdi popularra ciudadanos espainiako gobernuari astinduak ematen

pozik fokoa madrilera begira dagoenez

dena eskatzen dena egiten ari dela defendatu eta gero

proposamenak etengabean egin ditugu eta orain jaitsiko da berrojalbid andrea lehenago bi minutu zituen niri erantzuteko baina nola azkena hitz egin nahi zuen gero jaitsiko da niri egurtzera baina berdin du etengabe aritu gara proposamenak egiten martxoak hamazazpi maialen iriartek urkullu jaunari ematen dio dokumentu bat non zuen next

sintesi proposamen batzuk eztabaidatzeko proposamena egiten dugu konpromisoa erantzutekoa non dago erantzuna non dago erantzuna eta zuk interpelazioan iragartzen duzu azpiazu jaunak iragartzen du

etorriko dela noizbait maiatzean eta jasota daudela

oposizioak egindako proposamenak oposizioarekin hitz egitera

ez dut denborarik pena bat da baina

elkarlanerako deia interpelazioetan edo erantzunetan bost aldiz

mahai gainean dauden proposamen zehatzak euskal herria bilduk jarri dituen proposamen

eztabaidatzeko mahaia jarri zain gelditzen gara besterik gabe eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

suposatzen dut baiezkoa esango didazula bestela begiratu ezazu ze puntu dagoen eztabaidagai

irakurri ondo hogeita hamairugarrena artikulua aurrekontuen hogeita hamairugarrena artikulua eta ikusiko duzu konpromisoak betetzen direla

sorrerako balioak indartuko direlakoan esperantzaz gagoz kooperaziorako bideak zabalduz non gizartearen eta herritarren mobilizazioa funtsezkoa izango den eta hor egongo da euskadi eskumen legegilea duen eskualde gisa

eta europa berriari laguntzeko parte hartzailea anitza irekia eta batua izan dadin

eskerrik asko berrojalbiz andrea elkarrekin podemos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

onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

denoi gaur osoko bilkura honetan osasun sailburuaren erreprobazioa hizpide izatea ez da berri ona ez da berri ona gobernuarentzat baina ez da berri ona oposizioko taldeentzat eta ez da berri ona eaeko gizarte osoarentzat benetan tristea da

ekartzera beitu gobernu batek asmatu dezake edo ez arazoak kudeatzen eta hori ulergarria izan daiteke eta

baina onargarria ez dena da onartezina dena da gezurra esatea gehiengo oso bat erabiltzea gezurrak ezkutatzeko eta hori da osasun sailburuak eta gobernua sostengatzen duten taldeek ezin dutena kasu honetan legebiltzarrak osasun sailburuaren jokabidea gaitzestea proposatu dugu hori da gaurko eztabaidaren muina gezurra tresna politiko

guk argi dugu ezetz gobernuak

jendeari eta txerto irregularren kasuan ez da horrela izan

no ha sido así kargu publikoak legebiltzarreko karguak gobernukideak legebiltzar honen aurrean erantzukizunez jokatu behar dutelako

boterea ordezkatzen delako ordezkatua dagoelako eta auzi politikoetan ardura politikoz jokatu behar delako

zuek diozuen bezala erakundeei zor diegun errespetuagatik

la verdad euskal gizarteak egia osoa jakin behar du eta

egia zor diote gizarteari zergatik inposatu nahi da osasun sailburuaren errelato bakarra zer duzue ezkutatzeko zergatik ez dugu gainerakoen inplikatuetako ahotsa entzun behar zer ezkutatu

benetan uste duzue sinesgarria dela gobernuak bere burua ikertzea zintzoki la sociedad vasca tiene derecho

baina tira jokamolde hau ez da berria ikusi genuen ere opetan ere berdin jokatu zelako

martxoak hogeita lauan gogorarazi nion osasun sailburuari osasun batzordean inplikatutako guztien ahotsak entzuteko parada ez

ulertuko genuelako osasun sailburuak gezurra esan zuela

agerian geratu zen bezala eta ez zegoelako daturik

gobernuak nahiago izan duela gehiengo absolutua erabili ba dena ezkutatzeko eta guk esandakoa egiten dugu eta egiten duguna

zertan oinarritzen gara erreprobazio hau aurkezteko abenduak hogeita bian santa marinako zuzendaritzak erabakitzen du eskari bat egitea

adinekoen egoitzen ezaugarria zuelako abenduak hogeita bederatzian elkarrizketa ezberdinak egoten dira eskaera bideratzeko alde batetik santa marinako

sanitarioko zuzendariaren artean eta santa marinako zuzendari medikuak txertaketaren estrategia azaltzen dio eta osakidetzako asistentziako zuzendariak onartzen du eta ontzat ematen du eta martxoak hamarean batzordean esan nizun urtarrilak bostetik urtarrilak hemeretzira egun desberdinetan elkarrizketak

daude osakidetza osasun publikoko arduradun desberdinekin urtarrilaren hemeretzian bialen banaketa ziurtatzen den arte guztiaren trazabilitatea dago

hona bidalitako hainbat informazioetan ere agertzen da

santa mariako gerenteak whatsapp bidez adierazten dio sailburuari txertaketan hasiko direla hemeretzian eta gonbidatzen dio bertaratzea osasun sailburuak erakunde sanitario integratuetara bidaltzen diren txertaketarako bialen kopuruen zerrendei oniritzia ematen die ezta hainbat alorretan egiten den bezala sailburuak sinatzen

taula zehaztuta dago urtarrilak hemeretzian ere agerian geratu zen osasun saileko departamentuko prentsa ospitalearekin harremanetan jartzen dela informatzeko espainiako telebistak erreportaje bat egingo zuela

ezagutzen dituzue beraz agerian geratuaz osasun sailburuak

egia esan eta gainera osakidetzako zuzendariarekin ere izandako

ematen du urtarrilak hogeian batzordean sagardui andreak esan zigun ez zekiela ezer eta jakin zuenean mugitu zela opetan gauza bera gertatu zen eztanda egiten duenean komunikabideetan hasten zarete

urtarrilak hogeita bi labia osteko agerraldian berriro ukatu urtarrilak hogeita zazpi

txertaketaren deskontrola horrela esan zuen gainera señalar

no lo sabía baina santa marina kontu bat da santa marina kontu bat da eta hor trazabilitate osoa aurkitu daiteke

txertaketa bideratzeko eta txertaketa irizpideak betetzen ditu baina ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik osasun sailburuak ukatu du agian basurtokoak eztanda egin behar zuelako eta fokua desbideratzeko ez dakit eta esandakoa basurtokoa beste historia bat da basurtun gertaturikoak ez du izenik

baina zenbat basurto egon dira basurtura itzultzen naiz

mundu guztiak omen zekien hau da open bezala gogoan dut hemen eztabaidak izaten genituenean mundu guztiak zekien basurtun zer gertatzen zen zuek ere

ezer egin eta geroago ere ez da argitu nahi izan zenbat txertaketa egon ziren eta zeintzuk txertatu ziren zergatik

erregistratu ere egin ez zirenak eta geroago erregistratu zirenak

antolaketan parte hartu zuena eta hor dago argitu gabe ere bostean edo hamabostean txertatu zen baina bere eremukoak hogeita batetik aurrera hasi ziren txertatzen kuriosoa da ere kuriosoa

orain santa marinako gerentea izendatzea isiltzeko ez dakit zer gertatu da zer gehiago gertatu da

agintariengan inoiz baino konfiantza gehiago izan behar dute

eta pandemian oraindik ere desatxikimendu handiagoa dago erakundeekiko eta politikarekiko

kudeaketaren isla izan da badakigu gisa horretako egoera bat kudeatzea ez dela erraza baina egoerei aurre egiteko moduak

gaur beste bozketa bat irabaziko duzuen ba gaurkoa ere beste porrot politiko bat da

herri honek ez du merezi gobernatzeko modu hau eskerrik asko ubera andrea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak osasun sailburua legebiltzarkideok egun on ez genuen uste debate hau egingo

sailburuak bere kargua utziko zuela edo lehendakariak gai honetan

txertaketaren prozesua oso gaizki egin da eta hor daude emaitzak azkenaz egon gara hainbat asteetan

que los datos arruinen su exposición eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak telleria jauna zurea da hitza

osasun sailburua eguerdi on guztioi para empezar

tellería jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu

lana eta zein den oposizioaren lana eta gu gure apaltasunetik

esaten dit askotan ez galdu denbora konbentzitu ezin direnak konbentzitzen horregatik saiatzen gara oposizioaren lana betetzen eta gobernuaren lana da herritarrei kontuak ematea gardentasun osoz eta gure lana da gobernuari kontrola egitea horregatik gaude gaur hemen begira

eta datuak eskatu diguzu datu guztiak jarri ditugu mahai gainean espedientea ere eskatu genuen ez zeniguten espedientea bota esaten diguzue guk esaten dugula gezurra begira

entzun entzun inplikatutako guztien ahotsa ekarri trazabilitate informatikoa

soilik agerraldi bat agerraldiarekin osasun sailburuaren agerraldiekin

atetik ixtea hori da egia zerbait ezkutatzeko dago eta begira bai pazientzia osoz eta pazientzia osoz nahiz eta

genuen agerraldia nahi izan genuen kontrastatu nahi izan genuen kontrastatu ea esaten genuenean gezurra esan zuela osasun sailburuak okertuak geunden edo ez

itxi duzue eta ez duzue nahi ikertu nahi zerbaitegatik izango da zerbaitegatik izango da begira ez dago

ni protocolo santa marinako kasuan trazabilitatea argia da hona bidalitako legebiltzarrera bidalitako dokumentazioan ere ikusten da

baina datuak hor daude eta benetan dena ondo egin baldin baduzue ez dakit

mahai gainean jarri nahi zer gehiago begira esan diguzue gure politika egiteko modua inasumible miserable

obsesio bat daukazue ba dena badirudi gobernua desgastatzeko dela eta gure politika egiteko modua dela ba hori ez miserable ruin ba begira gu

hasieratik urtarrilean hasi ginen pandemia lantzen

lehenengo positiboa aurretik maila pribatuan eskura eman genion sailburuari proposamena pribatuan pribatuan

konfinamendua eskatzen inork ez zuenean eskatzen horrek bere arriskuak dauka badakizue zenbat proposamen aurkeztu ditugu

hirurogeita bederatzi proposamen pandemiari eta pandemiaren ondorioei aurre egiteko eta zuek

kontra bozkatu dituzue ehuneko laurogeita lau bai diputazio iraunkorrean eta bai legebiltzar honetan eta honez gain ere urkulluri txostena uztailean uztailean mundu guztia oporretan zegoenean guk bilera bat eskatu genion osasun sailburuari eta egon ginen berarekin eta gobernu guztiarekin

hori da politika egiteko era miserablea hori da

eta batzordeetan ere portzierto begira gaur entzun duzu lancet eta ikerketa

zer esaten duzu eskatu genuenean bigarren dosia astrazeneca jartzeko

eta bigarren dosia hasteko jartzen gogoratzen duzue gogoratzen duzue gaur ikusi zer egiten duen eta gu aurrez eta denborarekin arriskatzen hasten gara bustitzen eta hasieratik lagundu nahi izan dugu

ze gure lana oposizioko lana da kontrolatzea kontuak ematea eta ez da gobernuak kontuak eh bilduri eman behar dizkiola

herriari gizarteari eta guk ere horretarako gaude hemen baina badirudi dena klabe elektoraletan kokatzen duzuela eta ekibokatuak zaudete gauza bera gertatu zen opeekin

ez dakit gogoan duzuen gogoratu zuzendu herri honek ez du merezi gobernatzeko

egin behar da eta kontu eman behar da eta zuek egiten duzuena beti da atzeko atetik ihesi ihesi kontuak

ezkutatzeko hemen ez dago ez gardentasunik ez ikertzeko borondaterik ez inplikatutakoei entzuteko hemen bakarrik inposatu nahi izan da errelato bakarra makillatuko duzue nahi duzuen bezala

bezala baina datuak hor daude publikoak dira

hor da eskerrik asko ubera andrea

es sacudir honaino iritsi gara zuen gezurrekin obsesioekin manipulazioekin jarrai dezakezue gobernu honek zintzotasunean gardentasunean eta guztion onerako lanean jarraituko du aspalditik idatzita zenuten epai batekin korapilatu

hurrengoa bilatuko duzue gezurraren trenetik ez jaisteko bien bitartean sailburuak eta bere taldeak lanean jarraituko dute guztion osasuna

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

ez da onartu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hogeita hamairu boto

ez da onartu gai zerrendako bostgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eta duinak ziurtatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den etxebarria andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi beno berriz ere ardoari buruz arituko gara gaurkoan bi aste dira gure taldeak legez besteko proposamen bat defendatu zuela arabar errioxako upategi txiki eta familia upategiak laguntzeko eskualdeko landa garapenerako

eskatzen genuen eusko jaurlaritzak inplikatutako eragileekin lankidetzan sektorearen errealitatera eta bereziki

diru laguntza zuzenen ildo espezifiko bat aztertzea eskatzen genuen bai eta haien bideragarritasun ekonomiko eta soziala bermatzeko beste laguntza neurri batzuk ere

neurri horien artean eusko jaurlaritzari arabar errioxako ardoaren tokiko kontsumoa nazioartekotzea eta enpresa horien digitalizazioa bultzatzea eskatu genion

gogoratuko duzuenez akordio bat lortu genuen gobernua sostengatzen duten taldeekin eta podemos

lehengo egunean enpresa txiki eta ertain horiek upategi handiekin merkatuan lehiatzeko dituzten zailtasunei buruz hitz egin genuen

eskatzen genuen desoreka orekatzeko txikien iraupena bermatzeko upategi

eusko jaurlaritzak kudeatutako dirulaguntzen ehuneko hirurogeita bia kobratu dutela salatu genuen horietako batek espainian gehien fakturatzen duten

dirulaguntzen ia bostena kobratu duela salatu genuen baita ere prentsan hurrengo egunean eta ondorengoetan eztabaidak oihartzuna izan zuen eta egia esan gure buruari gezurretan ari garela dirudi ehunekoak interesatzen zaizkigun moduan erabiliz

horrek arazoa konponduko balu bezala horrekin errealitatea aldatuko bagenu bezala eta ez

dirulaguntzen gehiengoa jasotzen duten enpresa horietako batzuk ez dira gauzak behar bezala egiten ari

mahatsarekin arabar errioxako ardoa egiteaz gain gure mahatsa hemengoa gure mahastizainek mimo handiz zaindutako hori miseriazko prezioetan ordaintzen ari dira

egiten dugun guztiok soldata baten truke egiten dugu kasu batzuetan bokazioa egon daiteke

baina guztiok soldata bat behar dugu hilabetearen amaieran gainera edozein sektoretan hitzarmen duinak eskatzen dira egonkortasuna zergatik

izateko gutxieneko egonkortasuna izatea ezinbestekoa delako aurten miseriazko prezio bat ordaintzen dizute eta aldi berean datorren urtean mahatsa

eta ez enpresa krisian dagoelako baizik eta etekin handiagoa bilatzen duelako nork egingo du aurrera galerak dituen negozio batekin nork

edo jardueran hazi zenbaki hauekin horrela ekoizleak etorkizunik proiekturik eta erreleborik gabe geratzen dira eta lurra enpresa gutxi batzuen esku

hirurogeia banaka edo elkartuta egiten dute lan mahastietan sortzen dute mahatsari ateratako etekinetik bizi dira gehienbat enpresa handia da

zaindu dezagun horren etorkizuna bestela enpresarik gabe geratzeaz gain

argi eta garbi elikadura katearen legearen eskakizunak saihesteko ekoizpen kostuen azpitik dauden iruzurrezko kontratuak errealitate bat dira

egunerokotasunean praktika hori nahiko ohikoa da upategi boteretsuenetako batzuentzat mahats ekoizleek

ez dut uste guk erraz onartuko genuenik horrelako baldintzarik gure lanetarako egin dezagun zerbait hori konpontzeko upategiek laguntzak behar dituzte ados baina arauak bete beharko dituzte ezta elikadura katearen legea bete beharko dute bidezko prezioak ordaindu beharko dituzte

bermatu beharko dizkiete langileei administrazioak gutxienez hori exijitu behar die denei

baina arrazoi gehiagorekin negozio bolumena eta errentagarritasuna frogatuta dutenei euren esku dago gauzak ondo egitea eta administrazioaren erantzukizuna da hori bermatzea horretarako eskatzen genuen hain zuzen ere gure

gainetik ordaintzea derrigorrezkoa izatea horretaz aparte oinarrietan arabako errioxako mahats ardoa saritzeko baremo bat zehaztea proposatzen genuen kontua ez da besteak dirulaguntzarik gabe uztea kontua ez da inor baztertzea eskualdeko mahatsarekin ekoiztutako ardoak sustatzea da helburua

laguntzak martxan jartzeko asmoa iragarri zuen eta ez da hasiera txarra baina kontuan izan beharko genuke kanpoko mahatsaren ehuneko hamabosta ez dela bolumen handia pyme mikroenpresei buruz hitz egiten dugunean

kopurua upategi handiei buruz ari bagara urtean milaka litro ardo ekoizten badituzte

beste lurralde batetik merkeago ordainduta ekartzeko eskualdean bertan kalitate handiagoko mahatsa izanda horregatik uste dugu lortu beharreko joera helburua arabar errioxako ardoak arabar errioxako mahatsarekin ekoiztea izan behar dela arabar errioxako ekoizpen kostuak errespetatuz ordaindutakoa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on denoi el precio para

beste faktoreetako bat da mahats bilketa kanpaina hasi aurretik urtero zenbait upategik abiarazten duten mehatxua

prezio penagarriak iragarriz bestalde ekoizpen kostuei buruzko hainbat azterlan dauden arren oso zaila da gutxieneko prezio ofizialak ezartzea mahastizaintzako kostuak konplexuak direlako eta oso

dutelako bai zonaldeka bai laborantza motaren arabera barne faktoreek eragiten dute hala nola mahastizainaren profilak ekoizpenaren helmugak mahatsaren kalitateak mahastiaren adinak eta barietateak baina baita kanpoko

hala nola ingurumen baldintzak kanpaina batetik bestera eta lursail batetik bestera aldatzen baitira eta ondorioz kostuak urtero aldatzen dira

aldatu egiten dira eta zoritxarrez aldaketa meteorologikoen ondorioz urtetik urtera handiagoak dira gainera arabako errioxan ekoiztea garestiagoa da izendapeneko beste eremu batzuetan baino beraien lan egiteko modu baldintzatzen duten eta ekoizpen kostu askoz handiagoak suposatzen dituzten

erreferentzia gisa balio duten azterlan horiek indize orokorrak markatzen dituzte eta indize horiek ez dituzte nekazari bakoitzaren kostu indibidualak ordezkatzen ezin dira gutxieneko preziorik ezarri europar batasunak eta indarrean dagoen legeari eragozten dutelako

molina andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

soto jauna erantzunen txandara pasatuz norbaitek parte hartu nahi du

inork ez ba

eta oso urrats garrantzitsua iruditzen zaigu legebiltzarrak gure bi ekimenei esker bi kolektibo horiei

babesa ematea batez ere bi kolektibo horiek ahulenak eta zaurgarrienak direlako arabar errioxako hogeita hiru

familiak biltzen dituztelako eta funtsezkoak direlako eskualdeko

baina lehenengo egunean eta gaur ere aipatu da azken boladan gaiari buruz hitz egiten denean

eta gure ustez onuragarria da sektorearentzat uste dut ganbera

eta hori interes politikoengatik egiten dugula leporatzen zaigu eta ez da horrela eta argi utzi nahiko nuke

eskerrik asko etxebarria andrea popularrak bai bertatik barrio jauna muchas gracias

prieto jaunak hitza hartu nahi du zurea de hitza sí presidenta no pensaba intervenir

euzko abertzaleak molina bai zurea da hitza bai bakarrik labur labur lehenengo txandan

bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da beraz batgarrena puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde sei abstentzio onartuta geratu da lehen puntua jarraian

gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen martínez zatón jaunaren

berria eta euskal herriko gazteriak pairatzen duen egoera ere ez egia da etorkizunerako itxaropena oso handia ez dela momentu hauetan

horretatik irtetea murrizketekin pribatizazioekin lan erreformarekin eta abarrekin konpondu zen momentu honetan beste irtenbide bat bilatu behar dugu erabaki horien ondorioak datuak

el treinta y seis por ciento jakina hau ez da etxebizitza arazo bat bakarrik baina etxebizitza eskuratzeko faktorea funtsezkoa da eta horretan prezioak alokairuen prezioak funtsezkoak dira lurraldeka ikusten baditugu araban zortziehun euro bizkaian mila hogeita bi eta gipuzkoan

herri proiektuaren gaia da eta gazteek proiektu horretan lekurik ote duten formakuntza enplegua adibidez riderrekin eszenatoki berria daukagu eskubide sozialak bermatzea

euskadin daukagun etxebizitza politika indartu eta hobetu behar da

momento gu beti etxebizitza politiketan

gobernuari gaur beste behin ere eta badaki ere gobernuak horretarako talde honen laguntza izan dezakeela eta utz iezadazue horrekin guztiarekin batera lehenbailehen legebiltzar honetan

pleno honetan eta baita ere beste esparru batzuetan

zer bertute eta zer akats dituen badakigu aurtengo

eman emantzipatu gabeko hemezortzi eta hogeita hamabost urte bitarteko

gazteen egoerak eta prekarietateak tresna guztiak behar ditu eta pozik gaude legebiltzar honek gaur onartuko duelako gazteentzako programa hau

hemezortzi eta hogeita hamabost arteko bueno ba franja desberdinen arteko ezberdintasunak txertatzea baina bai konpromisoa dago legez besteko erdibideko honetan gobernuak gauza hauek kontutan hartu behar izango duela

gertatu ahal dela eta horrexegatik ezinbestekoa iruditzen zaigu bueno ba eskaerak programatik kanpo ez geratzea

euskal gazteei etxebizitza duin bat eskuratzen laguntzeko tresna baliagarria izan dadin horretarako

honetan laguntzak handitzeko konpromisoa eta programaren hiru urteko iraupenaren muga amaitzea behar duen

gera ez dadin horrexegatik gure proposamena

eh bildu taldearen ordezkaria saez de egilaz andrea

hitz egitera gatoz berriz gazteez berriz etxebizitzaz eta ongi dago iruditzen zaigu eztabaida hauek eman behar direla

arriola sailburuari egindako galderaren ostean eta gaztelagunen inguruan egindako kritika sakonaren ostean

egon gara eta hori ere baloratzekoa dela iruditzen zait

zuzeneko laguntzaz ari gara berriz gaztelagun programa izarra dela esateko aukera bat izango duzue atril honetatik baina hau ere

esan bezala lortu duzuen erdibidekoa zerbait bada baina ez gaituzue aurkituko triunfalismoetan ez gaituzue aurkituko gobernu honi txaloak egiten

argi duela gaztelagun ez dela nahikoa ze ez da nahikoa gaztelagun momentuko zerbait izan daiteke erantzun bat eman diezaiokeena egoera zehatz bati baina badakizue gu oinarrizko ikuspegiarekin nahiko

eta arrazoi bat emango dizuet eta gainera uste dut gure bizitzako esparru desberdinetara aplikatu daitekeen arrazoia dela eta

kasu honetan uste dut tresnak helburu bilakatu dituzuela hau da dauden politika eskasekin eta egoera benetan kezkagarriarekin

eta egoerak gain hartu duenean gaztelagun indartzea besterik ez zaio geratu benetan frakaso absolutu bat izatera kondenatuta zegoen programa bat gazteak etxebizitza eskubidea ez dela existitzen

ez naiz hasiko egunero eta behin baino gehiagotan bota ditudan

ez dizuet berriz esango egunkari denek astebururo gazteen egoeraz hitz egiten dutela eta penagarria dela gazteen egoera eta nola ez ere etxebizitza arazo oso oso potolo baten aurrean gaudela eta arazo estruktural bat dela hau partxeak jartzeko soilik balio duela programa honek y claro

supera la ficción que no tenemos casas egoerak gain hartu du eta benetan sinetsi behar dugu eaeko gazteak araba bizkaia eta gipuzkoako gazteok gaztelagun bakarrik existitzen dela guretzat goazen norabidez aldatzea eta etxebizitza politika integralak martxan jartzera baliagarriak izango direnak

goazen horiek proposatu eta horien inguruan eztabaidatzera gaurko egoerarekin ezin da bizi eta uste dut hori ozen oihukatu behar dugula ezin dugu bizi gaztelagun ez da gaur gaurkoz aukera bat tresna bat izan liteke akaso

egunerokoari ezin zaionean aurre egin gurasoen etxean eta nahiko bizitza miserableetara kondenatuta gaudenean kondenatu duzuenean jendarte hau ere gaztelagun existitu daiteke baina ez da aukera erreal bat arazo honi egiteko moduren batean instituzioetatik zerbait egiten ari dela irudikatzeko modu soil bat iruditzen zaigu guri eta ezin da jendea engainatu honekin gaztelagun ez da gazteon laguna izenean ere ez zenuten asmatu eta hori ba bueno pixka bat penagarria ere bada

geroz eta jende gehiago dagoela etxerik gabe eta hau ez da esaten dugun zerbait esateagatik hau errealitate bat da programa batek programa bat den heinean ez du aukerarik ematen egoera gainditzeko aukera ematen du jende kopuru bati laguntza bat emateko momentu konkretu batean

beste tresna batzuk behar ditugu norabidea aldatu behar da eta etxebizitza politikak erdigunean jarri behar ditugu eta benetan eraldatzaileak izan behar dute eta gainera guk badakigu gaztelagunek hamarnaka arazo dauzkala edo

dauzkala hasteko ez da gazte guztientzat eskuragarri dagoen programa bat jarraitzeko baldintzak

eta hala jarraituko dute ere eta berriz esango dizuet berdina eta aurretik egindako ekimen batetik datorrena

pertsonen arazoak gaztelagun programa honi esker kontua da adin horretan egoera eta baldintza zehatz batzuetan bizi diren gazte askok ikasi egiten dute beste batzuek ez dute ikasteko aukera ekonomikorik ere baina hori

egiten diren lanak aldi horretan egiten badira oso oso prekarioak dira partikularrak ematea gauetako tabernetako barra atzeko lanak

begirale haurren zaintza horri ere erreparatu beharko zaio lan eta enplegu sailaren sailetik baina

eta gehienetan gainera gazte hauek beltzean kobratzen dute nik ere beltzean kobratu nuen garai hartan edo kontratua eginda ere oso

eta desde luego ez du ematen gaztelagun bezalako programa batean sartzeko gaztelagun eskatzeko ez du ematen ezta planteatzeko

aukera dugunik horregatik iruditzen zaigu fokua hor jarri behar dela ez delako imajinatzen adin tarte horretan emantzipatzeko aukera errealik dugunik

sekula beste gauza bat ere esango dut emantzipatzea kontenplatzen dugun

edo ziurtasun minimo bat daukagulako behintzat planteatzen dugu eta kasu horietan adibidez jartzen diren diru sarreren minimoak oso eskasak dira horiek gainditu egiten dira eta orduan ez digu balio ere tarte horretan gaztelagunek ez dauka zentzurik kasu askotan gaztelagunen baremoak ez direlako errealitatean oinarritzen eta benetan esango diguzue es que hau niri iruditzen zait

hogeita hamalau urteko pertsona batek eta hemezortzi urteko pertsona batek benetan behar berdinak dituztela benetan baldintza berdinak bete ditzaketela baina

eta baldintza eta eskaintza desberdinak behar dira adin horretan eta behar badira egin behar zaie erreferentzia argi dago prekarietatea izugarri hedatu dela eta adin tarte guzti horretan bizitza prekarioetara

baina behar berezituak ditu adin tarte bakoitzak eta horri erreparatzea instituzio publikoetatik iruditzen zaigu oinarrizkoa dela

hemezortzi hogeita bost urte bitarteko gazteak denbora osoan baztertzen ari zaretelako eta ulertzen delako erregimen megafamiliarista honetan

beti artatuko gaituztela gurasoek baldin eta guk ezin baldin badugu emantzipatu kontua zer da gurasoak ez balira hor egongo

eta ez balukete instituzio publikoek horren aldeko apustua egingo gazte gehienak kalean egongo ginatekeela eta ez litzatekeela aukera gehiago egongo

etxebizitza politika eraginkorraren gabezia ziurtasunik ez bizitzan

eta nola ez ere moduren batean bikote erregimen horren inguruko ere kritika bat egiten du beraz argi eta garbi guretzat marra gorriak existitzen ziren

argi eta garbi esan genuen aurretik ekarritako ekimenetan ere hemezortzi hogeita bost urte bitarteko gazte horiei beste modu batera erantzutea beharrezkoa zela titularra izango duzue aurretik ere esan zenuten sailetik etxebizitza sailetik jada egingo zenituztela aldaketak

aldaketak egingo dituzue gaurkoan ere hori sostengatuko da eta abalatuko da baina guri iruditzen zaigu eznahikoa dela eta desde luego honen inguruan jaisten naizen bakoitzean horrelako aurpegiak ikustea

horrela erantzun beharrik errealitate bat behintzat plazaratzen ari den pertsona bati eskerrik asko

andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok arratsalde on beti esaten dugu bizitza duin bat garatu ahal izateko etxebizitza duin bat izatea

beharrezkoa dela eskubide bat dela guztiontzat etxebizitza duin bat izatea gure bizitza behar bezala garatzeko eta horretarako ezinbestekoa da

politika sendoak garatzea estrukturalak epe luzera begira egiten diren politika horiek eta etxebizitza politika estruktural edo epe luzera begira egiten denak ezinbestekoa du eskaintza publikoa etxebizitza parke publikoa handitzea sustapenaren bidez edo hainbat aldiz aipatzen dugun bezala hutsik dauden etxebizitza horiek merkatura ekarrita eta hori da gure konpromisoa gure alderdiaren konpromisoa eta baita jaurlaritza honen

eguneroko lana euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak sinatu genuen gobernu akordioan gazteria politika integrala garatzeko konpromisoa ere hartu genuen

hori gazteriaren euskal legean artikulatuko da eta lege horrek gazte ikuspegia txertatuko du politika publiko guztietan jaurlaritzaren helburuen artean gazte etxebizitzako plan bat egitea ere badago eta gazteak beraien familiaren etxebizitzetatik emantzipatzea

gobernu akordioan gainera kolektibo batzuei etxebizitzarako sarbidea errazteko konpromisoa ere jasotzen da eta horien artean kolektibo horien artean gazteak daude eta nik hor kokatuko nuke gaur eztabaidagai dugun gaztelagun programa hau

aukera bakarra hor dago aurreko astean izan genuen baita ere hemen eztabaidagai

edo erabilera lagapeneko kooperatibak hainbat formula badaude gazteei emantzipazioa horretan

esan bezala gaztelagun programa gazteen emantzipazioa sustatzeko edo laguntzeko programa bat da diru sarrera erregularra dituzten gazteentzako eta alokairuan bizi diren gazteei zuzendua errenta irregularrak dituztenak lan bat daukatenak lan horren ondorioz jasotzen dituzten diru sarrerak alokairu sozialeko etxebizitza batean sartzeko aukerarik ematen

gutxigatik pasatzen dituztelako horretarako jarritako baldintzak baina beraien diru sarrerekin oso zaila egiten zaiena baita ere alokairu pribatuko

horiei bideratutako programa dugu gaztelagun euskal herria bilduko bozeramaileak aipatu du twitterren irakurritako pertsona baten kasua alokairu sozialeko etxebizitza batera sarrera ukatu zaiola bere diru sarreren arrazoiagatik ba agian gaztelagun izan dezake aukera jende edo pertsona horientzako

proiektu pilotu bezala sortu zen bi mila hemeretzian baina ikusita badagoela

onuradun izan daitekeena jaurlaritzak bidean hobekuntzak eginik badauka baita ere programa hau

asmoa jaurlaritzak ohitura onez bere programak ebaluatu egiten ditu eta horrek aukera ematen dizu baita ere hobekuntzak sartzeko eta gaztelagun

adibide da beste lurralde batzuetan antzeko programa batzuk ere jarri dira abian desberdintasun batekin hemen

orori ematen zaio laguntza eta agian hau da desberdintasun

hainbat udaletan ere antzeko programak jarri dira martxan eta bertan agintean ez daude beti gobernua sostengatzen dugun alderdietako ordezkariak beste

antzeko zerbait martxan jarri den momentutik podemos taldeak aurkeztutako legez bestekoa eta guk aurkeztu genion zuzenketa

zirela esango nuke eta uste dut akordioa nahiko erraza izan dela eta gainera lortu dugun erdibidekoak bai zuen jatorrizko

esango nuke gauza gehiago jaso ditugulako eta horrek ahalbidetuko du gaztelagun programa hau

hobea izatea aipatu dituzue nire aurretik hitz egin duzuenok zeintzuk diren bertan jasotako neurriak baina

gaztelagun programa berrikustea da lehenengo puntuan jaso duguna baldintzak malgutzea sarbide baldintzak malgutzeko eta gero alokairuaren prestazioa eta erreferentziak ere euskadiko higiezinen merkatuan ematen diren prezioen errealitatera egokitzea gaur egun ere

eta gaur egun ere horrek erreferentzia bezala hartzen dira baina berrikuspen horretan hori jarri dugu erreferentzia moduan gazteen kolektiboen errealitate eta egoera sozioekonomikoak

logika guztiarekin gizarte eta gazte eragileekin partekatuko da ebaluazio hori hiru urteko

oraindik ere baldintzak betetzen dituztenak gaztelaguneko laguntzak jaso ahal izateko programa horretan egoteko aukera

egokia dela baita ere eta horrela jaso dugu eta gero

lehen esan duguna hau da zozketa bat eta beharra duenari laguntza

eta horretarako beharrezkoa da aurrekontua ere horretara egokituta izatea beraz lehen esan dudana hasierako proposamena egokia

nolabait berretsi egiten zuen talde proposatzaileak eskatzen zuena baina gaur lortu dugun erdibidekoak uste dut gaztelagun programa indartu egingo duela

daukagun konpromisoa bere alde egin beharreko politikak indartzen jarraitzeko konpromisoa eta zeharkakotasunarekin gaur etxebizitzaz hitz egiten ari gara baina

laguntzeko bere emantzipazioan nik uste dut hasieran egin behar duguna da sistema indartu unibertsitatera joan nahi duen gazteari bertara joateko aukera eman joan zen astean bertan hezkuntza sailburuak iragarri zuen unibertsitateko tasak adibidez zazpigarrena urtez jarraian izoztu egiten zirela

askoz ere egokiagoa izango zela edo enplegua eta nola ez gaur eztabaidatzen ari garen etxebizitza politikak ere gazteentzako bideratzea

etorkizunean gizarte honek jaso ahal izateko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza martínez jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko bueno erantzuteagatik pixka bat bueno muriel larreak ere

eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularrak bai bertatik larrea andrea las

guk azaldu nahi duguna da zergatik ez garen akordioan sartu alde batetik iruditzen zaigulako lehen ere esan dudan bezala gaztelagun programa ez dela nahikoa gaur egungo arazo estrukturalei heltzeko eta partxe bat jartzeaz ari garela askotan gaztelagunez ari garenean hala ere iruditu zitzaigun nahitaez baldintzak hobetzeko rekisito horietan

hasierako planteamendu horretatik eta sartu genituen eta pozten gara alde batetik puntu horietako bat hemen aurkitzeaz baina bestea ez da aurkitzen zuek iritsitako akordio horretan eta iruditzen zaigu bi adin tarte horietan intziditu behar dela horien benetako

nahiak eta desirak ere adin horietan oso desberdinak direlako eta horren inguruan ba bueno iruditzen zaigu gaztelagun ez dela nahikoa ez dela nahikoa etxebizitza politika eraginkorrak

esan bezala lehen norabidea aldatzeko momentuan gaudelako berrikusi egin behar dira etxebizitza politikak orokorrean gazteei begirakoak prekarietatean bizitzera

badaude aukerak beste modu bateko politika publikoak egiteko eta gainera iruditzen zaigu zentzu honetan oso oso garrantzitsua dela momentu hauetan bizi dugun momentua

eztabaida prozesuan gaudelako eta hor ere egin daitezkeelako ekarpenak zentzu honetan eta benetan estrukturala den egoera arazo bati egoera bati aurre egiteko

erdibideko honetan iruditzen zaigulako ez dela nahikoa eta titularra behintzat ezin dela izan

inguruan zerbait oso ona egiten arituko baldin bagina bezala beste gauza batzuk ere egin behar direlako eta orokorrean eta modu estruktural batean

politika publiko guztietan eta gazteak erdigunean jarriko dituzten politika horietan eskerrik asko

eserlekutik bai eserlekutik zure baimenarekin antes de nada

andrea bertatik bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea zure baimenarekin nik ere euskal herria bilduko bozeramaileari

pixka bat andueza jaunak esan duen ildo beretik

eztabaidagai izan zen beste zuk aurkeztutako mozio batean ere diskurtso berdintsua egin zenuen eta nik ere gonbidatzen zaitut berak esan dizun bezala hurrengo

zehazteko politika eraldatzaile horrek zer izan behar duten edo zuen ustez zein izan behar den benetan etxebizitza politika berri hori baina neurri

ze diskurtso hutsak bero bero eginda azkenean ez dute inolako emaitzarik ekartzen aipatu zenuen aurreko

oinarrizko errenta bat ordaindu beharko zitzaiela gazteei inongo ez dakit baldintzarik eskatu gabe

ez dakit guzti horiek pixka bat argitzea edo zehaztea uste dut bere horretan beharko genukeela eztabaida ganorazko bat eduki ahal izateko

ordezkariari esan behar dizut zure

berasaluze andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu lehenengo puntuan eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

gehitzeko zuzenketa eh bilduren gehitzeko zuzenketa

ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde sei contra hogeita bat abstentzio beraz